enpresek atzerrian eragiten dituzten inpaktuak ebaluatzeko zentro bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen

arratsalde on eskerrik asko mahaiburu anderea

tribuna honetara asko landutako gaia delako gustuko dudan gaia delako eta akordiorako

daudelako ez bakarrik legealdi honetan ez da hemen hasi aspalditik lantzen ari den gai bat da hau ez da honetaz hitz egiten dugun lehenengo aldia pleno honetan eta

heltzeko gehien hurbildu garen unea igual bai izan dela

sortzeari buruz doa ekimen hau eta ez da elkarrekin podemos edo eh bilduko

taldearena azkeneko urteotan etorri dira parlamentu honetara giza eskubideen urraketa jasaten dituzten pertsona pilo bat kasu gehienetan enpresa trasnazionalek

común zergatik eskatzen dugu hau eta zertan oinarritzen gara hain zuzen ere gobernuak berak egindako dokumentu batzuetan duela urte bat euskadi basque country bi mila hogeita hamar aurkeztu zen honetan oinarritzen da gure ekimena

hogeita hamar tresna integrala eta zatiezina da eta berriz ere mahai gainera ekarri du garapen jasangarriaren alor guztiei heldu beharra

eginez hau da garapen jasangarria zeharka

beharrean alderdi horiek guztiak kanpo ekintzan

ari dira formula jakin batzuk sortzeko bidean dagoeneko zenbait ekimen abian jarri dira ildo horretan adibidez nazio batuen enpresa trasnazionaletako itun loteslea

enpresek atzerrian eragiten dituzten inpaktuak ebaluatzeko zentroa edo frantzian aprobatutako legea hain zuzen ere coherencia

ere da pena da lehen esan dudan bezala beste behin gaur goizean ikusi dugun bezala bai pnv bai pse eta bai alderdi popularra elkar bozkatuko dute eta
jakin nahiko genuke nire taldean non geratu den pinza hori guk ez dugu inondik inondik ikusten eskerrik asko eskerrik asko

eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta anderea zurea da hitza bai eskerrik asko arratsalde on ongi etorri

lagunak atzo agerraldi benetan interesgarria izan genuen hemen legebiltzarrean

izan genuen enplegu eta gizarte politiken batzordean eta bertan krisi baten edo paradigma aldaketa baten berri edo horren beharraz hitz egin zigun bizitzaren sostengarritasuna erdigunean jarriko duten politikez hitz egiten egon beharko ginatekeen momentuan kapitala eta etekinen pilaketa helburu duten

egiten jarraitzen dugu ordea daukagun politiken norabidea beraz aldatu beharko genuke esa política

baliabide fosil gutxi horiek gureganatzeko azken espolioetan ari gara beraien herrialdean beti ere

galtzen ateratzen direnen alboan egon beharrean kapitalaren mesedetan egiten jarraitzen diren politikekin estamos en el conflicto capital vida bizitza eta kapitalaren arteko gatazkan gaude eta gaurkoan norabide aldaketa hori

saiakera egin genuen guk proposamen honetan esaten genuen bezala

errekurtso fosilak agortzen ari diren momentu honetan espoliatzeari ekin diotelako

etengabea ematen ari da eta hori ikusten dugu giza eskubideen batzordean etengabe edo kolonbiako taldeartekoan egunero

amaia pérez orozcok oso ondo esaten zuen bizitza erdigunean jartzen dute horiek zenbaterainoko egiten ari diren ez gara ohartzen batzuetan eta beraien bizitzarekin ordaintzen ari dira hainbat herrialdeetan desde ecologistas en acción

eta zentzu honetan zetorren guk egiten genuen proposamena eta ez kriminalizatzeko aurre hartzen saiatzeko hainbatetan esan dugun bezala garapenerako politikak koherentzian joan zitezen internazionalizazioaren bidean egiten dugun politika horiekin ezinbestekoa delako

jabetzea giza garapen jasangarriaren dimentsio ekonomiko sozial eta ingurumenezkoak giza eskubideekin bermatzen direla betetzeko

badaukagu baina tresnarik ez eta oso ondo aipatu den moduan hiru puntu ekartzen genituen guk proposamen honetara estatuekiko harremanak

estatuekiko harremanak aztertzearen proposamena lehenik eta behin beste alde batetik diru laguntzen politika eta kasu honetan berrazterketa honetan proposatzen genuen zentzu positiboan proposamen txukunak egiten ari ziren horiek laguntzea

ebaluazio zentro bat eta ebaluazio zentro horretan ez gara itxi guretzako garrantzitsuena espazio bat delako espazio bat non kontuak emango diren elkarrizketa

eta behar beharrezkoa den prestakuntza hori ere bai mahai gaineratuko den eta noski guretzako oso garrantzitsua zen ere bai politika publikoei buruzko irizpenak egitea bertan eta esaten zen moduan guretzako ere bai garrantzitsua zen zigor

alde batera uzteko prest agertu gara ere bai bat egitearen eta adostasunaren alde baina ez da posible izan

sentsazioa geneukalako baietz posible genuela porque sabemos

y en este sentido gaur guk proposatzen genuena laburbilduko nuke elkarrizketarekin eta ausardiarekin ausardia dagoena begiratuz

baina badago ere bai espainiar estatuko plan bat zalantzan jarri dezakeguna edo eztabaidatu dezakeguna baina badago plan bat badago frantziako

benetan interesgarri bat badaude proposamenak eta gu gaurkoan ez gara kapazak izan elkarrizketa eta ausardia horri bide ematen

eredu izan gaitezen errotiko aldaketari heldu diezaiogun eta

baina determinazio osoz emantzipazioaren eta atzo honekin amaitzen genuen bizitza zoriontsuak izango

eta kolektiboen eskubideen alde horrelako proposamenak ekartzen jarraitzeko determinazio eta ilusio osoz lanean jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta
andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna euzko abertzaleak oregi anderea zurea da hitza

mahaiburu anderea lehendakari sailburu legebiltzarkide guztiok

proposatzaileak ekimen bat aurkeztu digute hemen gaur enpresa eta giza eskubideen inguruan eta gure zuzenketa irakurtzen hasiko naiz

baita aipatu gure hitzez hitz kontuan izanik dagoeneko eusko jaurlaritzak onartutako dokumentuak zeintzuek lan ildo finko eta denboran iraunkorra ezartzen baituten giza eskubideen alorrean eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio osatu dezala dagoeneko

urtebeteko epean jarduera plan bat egin dezala enpresari eta giza eskubideei buruz erantzungo diona alor horretan dauden nazioarteko betebeharrei kontuan izanda nazio batuek definitutako hiru zutoinak hemen aipatutakoak lehen babestu errespetatu eta erreparatu beraz nik uste dut anbiguoa ez dela eta oso zehatza eta

zeregin zehatzak markatzen ditu gobernuari hau esanda saiatuko naiz

hiru arlo saiatuko naiz jorratzen alde batetik nazioarteko zuzenbidea bestalde eusko jaurlaritzak egiten ari dena eta hirugarrena gure enpresak

por tanto guztiz konbentzituta gaude gai honen garrantziaz baita momentua dela bultzada bat emateko baina azaldu dudan moduan gauzak badoaz testuinguru ona daukagu eta dagokiguna da pauso gehiago ematea horregatik gure proposamena plangintza berezi hori

epe jakin batean urte batean eta neurri zehatzak duen plana baita gure zuzenketan hor daude formakuntza sentsibilizazioa parte hartzea kontu emateko neurriak hor daude hor daude eta espero dut horrela aprobatuko dela beraz

markatutako bide batean kokatzen da eta aurre egiteko baliagarria da horregatik gurea babestuko dugu eta zuen babesa
eskatzen dugu mila esker eskerrik asko oregi anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda

erantzunen txandan elkarrekin podemos martínez zatón jauna zurea da hitza

eskerrik asko zatón jauna eh bilduren ordezkaria etxebarrieta anderea zurea da hitza

azaldu den moduan guk ere bai ikusten dugu dagoeneko eraikia dagoen marko batean eta onartua dagoen marko batean onartua dagoen plan bat egiteko

momentuan gure ekarpena egiteko baina momentu honetan guk

baina aldi berean saiatu gara negoziatzen ere bai disposizio oso aurkeztu dugu gainera jaisteko negoziatzeko eta amaieran ezezko batekin topatu gara osora orduan

guk ere bai gure markoarekin jarraitzeko erabakia hartzen dugu nahiz eta hainbat tokitara eramaten jarraitzen saiatuko garen eta besteak beste gaur hiru taldeen artean adostuko duzuen plan hori etorriko den momentuan ere bai hor ekarpena zentsu horretan egingo dugu global compactaren inguruan eta zeren egia da gaurko

sartu dugula burua eta irakurri

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

bai arratsalde on berriro ere ba ildo berean nik ere

ados gaudela irizpideetan helburuetan eta gauza askotan ados gaudela eta azkenean ez garela ados jarri ba kalendarioan

tresna konkretuetan momentu honetan ze gure zuzenketan eskatzen da plan hori plangintza hori eta nik uste dot

eta hor ipini ditugun epeak eta ipini ditugun baldintzak

plangintza hori mugituko den baldintza horietan ba nik uste dot ados gaudela baina hemen

eta bestalde nik uste dut pixkanaka pixkanaka aurrera egitea hobe dela eta horretan

y nada más mila esker

eskerrik asko oregi anderea eta amaitzeko euskal talde popularrak ez du hitzik hartu behar

batera egindako legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hiru boto aldekoa veintiocho contra beraz

euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena erabilera publikoko mendietan

talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den lopez de ocariz anderea zurea da hitza

lópez de ocáriz anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

atzo bertan eduki genuen xabier arrietaren agerraldia itelazpiko

eh bilduk eskatutakoa eta eskatu genuen alde batetik bere betebeharrak egin gabe daudelako eta beste aldetik

gure helburua beti izan delako kontzejuak eta bere eskumenak defendatzea eta bermatzea noski horretan jarraituko dugu eta arabako foru aldundian ere ba beno helburu berdinarekin lan egingo dugu edo jarraituko dugu lanean

prieto jauna euzko abertzaleak larrauri anderea zurea da hitza

arratsalde on guztioi gaur euskal talde popularraren legez besteko proposamena aztertzen dugu

andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

eh bilduk ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak

euzko abertzaleak bertatik zurea da hitza bai

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri anderea becerra jauna

euskal talde popularrak euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

onartu da erdibideko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut ambazoniako gatazkari buruzko adierazpen instituzionala

giza eskubideen urraketak eta populazio anglofonoen aurkako indarkeria basati eta indiskriminatuak eraginda

populazio honen gehiengoa herrialdearen hego mendebaldean bizi da eta bereziki kamerun ingeleseko protektoratua izandakoan

paul biya gobernuko presidenteak indarkeriaz erreprimitu zituen

pairatzen duen diskriminazioaren kontra gizarte zibileko erakundeek deitutako manifestazio herrikoia eta gatazka luzatu baten gogortzearen kontestuan ematen da gatazka horrek aurrez aurre jarri ditu gobernua eta ambazonia eskualde anglofono

a consecuencia de esta tragedia humanitaria hiru legebiltzarrak beharrezko deritzo aldeen arteko elkarrizketa eta negoziazioa abiatzea

helburua izanik bake justu eta iraunkorra lortzea zuzenbidearekin eta nazioarteko printzipioekin bat etorriko dena hala nola giza eskubideak errespetatzea lau hori dela eta elkarrizketa horri ekiteko

su etena erregutzen die eta berehala utz ditzatela liskarrak bost

liderretako batzuek egindako elkarrizketarako borondatezko azken adierazpenen aurrean bi aldeak animatzen ditu bide horri jarrai diezaioten eta sei euskal erakundeei espainiarrei europarrei

giza eskubideen urraketa horietaz jabetu daitezen krisi humanitarioen ondorioei ausardiaz aurre egin diezaieten

honek pairatzen duen odolustea geldiaraziko duen konponbide negoziatu bideragarri eta etengabean